egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai bakarra

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida

jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua defendatzeko azpiazu jauna zurea da hitza

lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok gaurkoan eta

legealdi honetako bigarren aurrekontua aurkeztera natorkizue eta zuentzat

ez da niretzat garrantzi txikiko tramitea ezta gutxiago ere

legerik esanguratsuena da non gobernu oso baten politika guztien ahal izateak kontzentratzen diren eta non hurrengo urteko ibilbide ekonomikoaren ahalmena bideratzen den

renovado impulso de la inversión real pública betiko modura eta ohizkoa denez nire aurkezpena hiru zatian banatuko dut lehenengoa testuinguru ekonomikoa eta egonkortasun fiskalari dagokion

bigarrena datorren urteko aurrekontuaren ezaugarri nabarmenenak

aurtengo negoziaketa politikoaren nondik norakoa aurrekontuak onartuak izan daitezen komentatzeko como viene siendo tradición

nolabaiteko baikortasun batek markaturiko nazioarteko testuinguru ekonomiko batean landu dira

zorraren amortizazioa eta y ren efektua kenduta

ikus daiteke hau da aurreko urtearekiko ehuneko bi koma bederatziko hazkundea

euskadiko ekonomiari egiten zaion gastu publikoaren ekarpena hobetzen duena eta garrantzitsua izango dena gure produkzio sareari egonkortasuna

eta sendotasuna emateko euskal ongizate eta babes sozial sistema inola ere ez deskuidatu gabe eskerrik asko

elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza osoko zuzenketa defendatzeko hérnandez eta martínezen artean

eskerrik asko eskerrik asko hérnandez jauna martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

madrileko kongresuan egin zen eztabaidako akta edo transkripzioa irakurtzen baduzu ministroak esaten eban kontu bat ondo dago argi edukitzea

opusekoak edo ikastola kontzertatuak zer dago euskadin gehiago

hori da zintzotasunez egitea egoera errealaren analisia

uste dugun ala ez alderdi popularragaz akordioak egitea ona da euskadirako ona da euskadirako

bide honetan herri honetan inor ez dago soberan bidelagun guztiak beharrezkoak dira eta guztion artean lortuko dugu eraikitzea horretarako prest dagoena eta jarrera argia daukana

esaten dozue hiru arlotan eta orain aipatuko ditut

hemen euskadin ospitale publikoak irekitzen zirela

hemen euskadin ospitale publikoetan oheak zabaltzen dira eta

hasi gaitezen hortik legebiltzar honetan egin diren

zuen zuzenketetan guk uste dugu ardatz nagusia izan dela batez ere berdintasunena zuen taldetik orduan hori da

emakumeen aurkako indarkeriagaz hasiko gara ez dala horretan ahaleginik egiten

departamendu ezberdinetako adibide argi batzuk ipiniko dautsuegaz trabajo y justicia

hogeita lau ordutan indarkeria jasotzen daben andreei telefono arreta eskaintzen dautsoen zerbitzua ehuneko

segurtasun saila madrilen estatuko paktu bat egin da genero indarkeriaren aurkakoa

departamentuko eta ertzaintzako ordezkariak han egon ziren

azaltzen zelango politikak egiten diran euskadin

eta aitzindariak dira eta eredutzat hartuko dira beste leku batzuetako poliziak hartuko dabez eredutzat eta baita beste kolektibo batzuk

hiztegia euskara eta feminismoaren inguruan euskaraz egiten dena

berdintasun plana estrategikoa da ardatz nagusietariko bat da eta aurrekontua ez da bakarrik emakunderena ez da emakunderena bakarri da departamentu guztietan agertzen dena eta zuek aipatzen dozue ogasun sailak erreminta oso berritzaile bat erabiltzen da

generoaren ikuspuntutik aztertzeko eta hortik ateratzen dozue zero koma hamaika

arloan aipatzen dozu ez dela ezer egiten arlo horretan

biztanleko inbertsio publikorik nagusiena bai euskadiko erakundeetatik bai europakoetatik zer egiten den galdu diren hirurogeita hamar mila lanpostuak sortzeko ba hemen legebiltzarrean bertan industria plana

ahalegina egingo da besteak beste eskualde horretan industria bultzatzeko

barne produktu gordinaren ehuneko hogeita bostera heltzea internalizazioa formazioa kapazitazioa

ertainei laguntzea ondo ezagutuko duzu hemen aurkeztu izan delako

enpresei laguntzeko zer estrategia dagoen azaroaren hamairuan agerraldian sailburuak aurkeztu zituen neurri guztiak joan aktara

zehaztasun guztiak hori aurkezteko esaten izan duzu eskualdeetan inbertsioak eskualde guztietan egiten dira inbertsioak eta hala eta guzti hemen legebiltzar honetan lantalde bat daukagu sortuta lanean dagoena

hortik ateratzen diren ekimen guztiak bultzatzeko prest

ezkerraldean bertan pasaden astean enkarterrietarako pasaden astean aurkeztu zen plan bat erakunde ezberdinen artean landu dena eskualde hori laguntzeko berdin oarsoaldean hainbat ekimen egin dira indartu programaren bitartez eskualde horren ekonomiaren berpiztea bultzatzeko baita lan egin da pasaiako portuarekin batera

antolatu ahal izateko eta beste hainbat eta hainbat ekimen bultzatu izan dira nik uste dut

esatea guzti horretan ez dugula ahaleginik egiten esatea

aztertu beharko zenuke baina horretarako egin behar dena da ariketa hori

berba egin ikusteko zelango ahalegina egin den protekzio sozialaren inguruan aipatu izan duzu guztiz abandonatu izan dela

eta ikusiko dugu mila bederatziehun eta laurogeita hamareko aurrekontuan hogei milioi

gizarte babeserako eta bi mila hemezortziko aurrekontuan

bostehun milioi gehiago zuzentzen dira gizarte babesaren aurka borrokatzeko baina irakurriko dugu baita

pobreziaren aurkako europako sareko kideek gure sareari buruz zuek horrelako balorazioa hau ez da izango la derechona zuen ustez ezta ez da izango suposatzen dut azaroan izan ziren legebiltzar honetan zuen taldeak eskatuta

zuok hona ekarrita baina jarraituko dugu zeren aipatu izan dozu baita

osasun sistema abandonatuta daukagula eta horretan

ba begiratu azken bost urteetan

eduki duen gehikuntza akumulatua ehuneko hamairu koma hirukoa da

kontra bozkatzea gure taldeak ezta eskerrik asko legebiltzar buru andrea eskerrik asko gorospe andrea
erantzuteko elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

bueno nondik hasi lehenengo gauza bat argitzeko

kontzertuari buruz hitz egiten ari ginenean edo diruari buruz ari ginenean hitz egiten ari gara ez aurrekontuei buruz akordioari buruz

alderdi popularra sartu dituen zuzenketen diruaren parte bat eta zein eskola kontzertatura zihoazen azkenean asuntoa da nahiz eta datu horiekin guk eztabaida izan gauza da publikoan momentu honetan barrakoietan barrakoietan daudela oraindik eskolak eta horregatik guk egiten dugu kritika oraindik hezkuntza publikoan ez delako inbertsioa egiten guk uste dugun nahikoa baina

azterketa bat egiteko eta nik uste dut hor bai badagoela asko eztabaidatzeko

hitz egiten segurtasun sailari buruz eta nola

gauza bat esango dizut oraindik arkauteko akademiak

unitate administratiboa martxan duela hamar urte

derrigorrezkoa da unitate hau martxan egotea eta oraindik

ezta ere aurrekontuetan sartuta gutxienez datorren urtean martxan jartzeko hamar urte eta geroago duela bi aste egon ginen

ertzaintza ez zegoela prestatuta gorroto delituei aurre egiteko

gorroto delituei aurre egiteko eta horiek dira politika aitzindariak

gorroto delituen aurrean ezin daitekela ondo aktuatu baina ez bakarrik hori baizik eta zuk hitz egin duzu ere tresna honi buruz

egon dira departamentuak edo egon dira

ez dituztela bete formulario hauek eta ez dakigula zein den inpaktua

ez badira betetzen badauden tresnak hau jakiteko nola jakingo ditugu guk datu errealak

esaten duzu transbertsala dela zuen aplikazioa berdintasun politiketan transbertsala izateko izan behar da ehuneko

inpaktu positiboa aurrekontuetan eta ez gauza konkretu batzuetan subentzioetan edo konbokatorietan eta gainera zuk esan duzun bezala

eta hori oraindik ere hor esfortzu handiago bat

zeintzuk izan diren departamentu askoren aktuazioak berdintasunean azken urteetan eta oraindik ez ditugu erantzun osoak jaso beraz hor argi ikusten da oraindik zein den gobernuaren konpromisoak berdintasunarekin eta bere aplikazioarekin

zuk eta azken datua azkenean zuen datuen hartuta edo

hogeita bat milioi hau da miloi bat gutxiago baina

bagara industriaren inguruan zuk

enkarterrin orain martxan jarri den planarekin zer gertatu da hor

zer nolako adostasuna dago plan hori martxan jartzeko han dauden erakundeekin eta zer nolako neurriak hartu dira nahikoak dira han hartu diren neurriak nahikoak dira denak pozik daude orain momentu honetan krisi handia duena cel enpresa dela eta

eta kritikoena agertu da plan horrekin kritikoena

ezta hori bakarrik baizik sartzen bagara

industria politiketan eta zeuen datuak hartuta eta zeuen proposamenak hartuta esan diguzue bai enpleguan ba industrian bi mila hogei arte berrogeita bost mila lan sortu nahi dituzuela baina krisiaren baino lehen

ehuneko hogeita bosta nahi duzue izatea industria barne produktu gordinean

geratu zer zerbitzuen onurarako edo nahi dugu

geure barne produktu gordinean eta azkenean zer gertatzen da ez badagoela inbertsio

aurrekontu batzuk enpleguan inbertsioak egiten dutenak edo garapen ekonomikoan inbertsioan gain dituztenak ez dira

eta ez dugu inoiz berriro izango geure industria ehuneko hogeita bederatzian inoiz ez horrelako inbertsioekin baina adibidez jarriko dizut

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

aurrekontu honetan berdintasun politikak bultzatzea dagozanak baino gehiago bultzatzea

larrialdi egoeran dagozan pertsonei ematen jakezan diru laguntzak bultzatzea kooperazioa bultzatzea

azpiegituretarako inbertsioak egiteko bultzatzea eta

eskerrik asko gorospe andrea jarraian eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza beraien osoko zuzenketa defendatzeko iriartea andrea zurea da hitza

lehendakari andrea legebiltzarkideok gobernuko kideok urkullu jauna egun on urkullu lehendakaria erbestean dago bruselan josu erkoreka madrilgo kartzelatan

cristina uriarte eta beste hainbat sailburuk askatasuna behin behineko askatasuna lortu dute denek

eskaera neurrigabeak dena herriari emandako hitza betetzeagatik autogobernua bertan behera gelditu da herria espainiatik dekretuz gobernatzen dute eta erasoaldi honi ehun eta berrogeita hamabost deitzen diote baina erbestetik urkullu

lehendakari esaten baino guk urkullu lehendakaria deitzen diogu

komunitateari begiratzen dio eta nazioarteko komunitateari begiratzeaz batera historikoki euskaldunen lagunak izan diren herrialdeei ere bai kataluniari ere bai kataluniak ez digula huts egingo sinestuta espainiako zapalkuntzari aurre egin diolako kataluniak ere

oraingoan asko sentitzen dutela baina beste negozioetan dabiltzala alderdi sozialistarekin partidu popularrarekin eta asko sentituta ere ba ze pena asko estimatzen gaituztela

ezin dutela eta guretzako harridura eta amorrua pena eta batzuk

la pela es la pela behin eta berriz entzuten da guk ez genuke hori egingo gure hitza euskaldunon hitza hitza

baina amets gaizto honetatik esnatzen gara eta konturatzen gara errealitatean katalunian

eta zoritzarrez zuek urkullu eta ortuzar jaunak pp

egonkortasuna eman diozuela madrilen ppren gobernuari

aurrekontu txar baten ondorioa badira etorkizuneko aurrekontu txarren jatorria ere badira

fiskalaren ondorioz hain zuzen ere el presupuesto real

erreforma fiskal progresiboa eta zabala eskatzen duten ahotsak biderkatzea administrazioak behar ditu baliabide nahikoak

eta baita garapen ekonomikoa sustatzeko ere eta argi dago herri aurreratuenetan presio fiskala gurean

baina jaurlaritza honek errealitate horri bizkarra eman dio

eta eskuinarekin paktatu du kontrarreforma atzerakoi bat gehien dutenek gutxiago ordaintzeko beraz ehun eta berrogeita hamabostarenak dira aurrekontu hauek

ez inbertitzen herri honek behar duen etorkizun ekonomiko sendotik urruntzen gaituen atzerakoi baten aurrekontuak ehun produktibo sendo

hemengo bertsio baten eredurik argiena den patronalarenak la reforma fiscal

beste behin ere zuri tokatu zaizulako tragorik mingotsena eta lanik desatseginena

intxaur ustela parlamentu honetara bidali duzun proiektua defendatzen proiektuak herritarrei onurak ekarriko dizkiela defendatu duzu eta pentsatzekoa da herritarren ongizatea inportantea dela dialektikoki eta zerbitzu publiko onak eskaintzearen garrantzia azpimarratu duzu eta pentsatzekoa da hori ere dialektikoki garrantzitsua dela eta krisi ekonomikoaren ondorio gogorrak atzean uzteko ahaleginak

eta herri honetaz gutxi edo ezer ez dakien pertsona batek pentsatu dezake

serio hartzen dituela tamalez ordea azpiazu jauna ahaztu egin zaizkizu proiektu honen barru barruan dauden

atzean eta alboetan eta batzuk agerian baina beste batzuk baita ezkutuan ere oraindik ere ez dakizkigulako ahaztu egin zaizu gainera esatea

txalotu duen akordio baten emaitza dela eta dirudunek txalo egiten dutenean malo

eta horrela zerbitzu publikoek ez dute aparteko onurarik jasoko eta gaur

ez dugu jakingo herri honek non egon nahi duen hemendik hamar urtera edo hemendik hogei urtera herri industrial bat izango den edo ez den izango zer nolako industriatan inbertitu behar dugun edo ez europako liderren artean egongo den edo espainiako konbergentzian jarraituko dugun azken urteetan bezala lan baldintzak hobetzeko benetako ahaleginik ez da egingo

euskaldunen hizkuntza eskubideak ez dira bermatuko beste behin ere eta emakumeen eskubideak ere ez eta planak eta planak eta planak aipatuko zaizkigu baina

gertatzen ari den bezala eta emakumeok bizi dugun diskriminazio egoera lotsagarria da

zentzu askotan lan baldintza okerragoak pairatzen ditugu zaintza emakumeen esku dago zaintza haurrena zaintza zaharrena lan berdinagatik gutxiago kobratzen dugu

hartzen da hau egiturazko kontu bat delako onartu egiten dugulako eta gero harritzen gara emakumeak tratu txarrak jasaten ditugunean edo emakumeak

edo muturrera joanda hiltzen gaituztenean adibide batzuk baino ez ditut aipatu adibide gehiago aipatu nitzake baina hitzak hitz eta marketinka marketin auzolana zerbitzu publikoa herritarren ongizatea benetan itsura kaxkarra daukan proiektu

baina azpian betikoa herritarren arteko kohesioa ez du bultzatuko elkartasuna ez du landuko indartsu eta aberatsak leun tratatzen jarraituko ditu eta ahulenak

burua aurtengo maiatzean azpiazu jauna zuri entzun nizun euskal autonomia erkidegoan enpresen zerga sozietateen zerga nahikoa baxua zela

edo alemaniarekin alderatuz zuk esandako hitzak dira espainiar estatuan biltzen den diru guztiaren ehuneko hamabi enpresen zergari ezker bilotakoa dela eta hemen berriz ehuneko zazpikoa

esan zenuen edo aurtengo irailean bertan elkarrekin podemoseko lankideek ere aipatu dute hiru hilabete ez direla bizkaiko ahaldun nagusiak konplexurik gabe bota zuen enpresei zerga jaitsi egin behar zitzaizkiela eta zuk zeuk orduan berriro esan zenuen gauza bat dela

eta beste gauza bat benetan ordaintzen dutena horixe esan zenuen baina badirudi bizkaiko ahaldun nagusiaren tesia ere inposatu dela y no podemos seguir

urratu duen ibilbideaz bigarren aldia da legealdi honetan euzko alderdi jeltzaleak sozio nagusi partidu popularra aukeratzen duena

aurrekontuak onartzerakoan egibar jaunak esan zuenez merke jarri ziolako akordioa partidu popularrak baina bigarren aldia da eta bigarren aldiz egoera honen errua

euskal herria bilduri bota nahi izan diozuela ez dakit lotsa ematen dizuen partidu popularrarenak

hori baita arrazoi nagusia akordioaren arrazoi nagusia pp k merke jarriko zuen negoziazioa

gustura zaudete hizkuntza politikak gehiegi ez zabaltzen gustura zaudete enpresaria handien

herritarren dirua sartzen gustura zaudete lan prekarioa mantentzen gustura zaudete elkarrekin zortziehun euroko soldatak mantentzen

ibilbide argirik ez daukaten tren erraldoiak eta errauskailuak eta itsura batean gustura zaudete araba bizkaia eta gipuzkoa euskal autonomia erkidegoa espainiako komunitate bat gehiago

jokoan beraz negoziazioa merkea izango zitzaizuen baina ez duzue asko pentsatu herri honetan herri bezala

egin aldez aurretik pentsatuta zeneukaten norekin egin nahi zenuten akordio hau eta gainerakoa ba izan da nolabaiteko celestina hoberenak ere egin ez lukeen

eta hau guztia herri honentzat txarra da eta nik ulertu dezaket azpiazu jauna erkoreka jauna eta alonso jauna lagunak izatea eta zuen artean harreman ona izatea eta gainera ados egotea esan dudan kontu horietan guztietan baina egia esan behar baldin badizuet honek beste zantzurik izan euskal herria bilduk dokumentu bat helarazi zion jaurlaritzari proiektu honi buruz baldintza bat negoziatzeko eta dokumentu bat lanerako

beti bezala ezer ez eta arrazoia gure baldintzak ez zirela betetzekoak eta dokumentuan zer genioen

jartzen genituela dokumentu horretan herritarrentzat mesedegarriak izango direnak eta bideragarriak elkartasunean eta justizia sozialean sinesten duen edonork

neurriak zirela herri honen arazoen aurrean jaurlaritzak proposatzen dizkigun

eta lehen aipatu ditut zenbait datu datu gehiago ere badira esan dut ikerketa eta berrikuntzan egoera nolakoa den begiratu duzue patenteen zerrenda

ez dakit hogei diren hamar hamabost urteetan zer egin behar duen herri honek zeren baldin badaki

edo hari etorkizuna bermatzen dela esanez eta hilabete baten bueltan

gure ustez politika industrialak aurrea hartu behar dio egoera honi ezin du errenka ibili eta proaktiboa izan behar du erreaktiboa izan beharrean etengabeko propagandak ezin du estali zein baldintzetan ari diren milaka eta milaka herritar eta hau oso gauza garrantzitsua da

pilatuz eta baita administrazio publikoan ere hau gertatzen da eta horretaz jakin beharko lukete zerbait hain zuzen ere bai osasun sailburuak eta bai hezkuntza sailburuak baina kontratuez gain zenbat lan ordu egiten diren benetan

ere lan baldintza prekarioekin harreman zuzena izan duten istripuetan zenbat jendek zenbat gaztek jarraitu behar duten gurasoen etxean kobratzen dutenarekin ezinezkoa delako

baina hemen espainiaren eta ppren lan erreforma onesten dira

pobreziatik irten ezinik araba bizkaia eta gipuzkoan milaka milaka

gora badira pobrezian pobrezia gorrian edo

horren inguruan jausteko egoera serioan daudenak beharbada ez dute botorik emango lehenagoko lanak ere badauzkatelako beharbada zentzu horretan ez dira interesgarriak izango baina izen abizenak dituzte

zaindu beharreko aitona amonak dituzte euskal herriko gizon eta emakumeak dira eta ezin ditugu atzean utzi ezin ditugu milaka eta milaka pertsona horiek atzean utzi atzean utzi ezin ditugun bezala gazteak eta zaharrak gazteak miserian bizitzera kondenatuta zaharrak pentsioa helduko ote zaien jakin gabe espainiako gizarte segurantzak ez dauka dirurik dagoeneko eta kredituak eskatu beharrean dabil ordainduko badu partidu popularrak oso osorik jan du espainiako gizarte segurantzaren dirutza eta oso erraz esaten da baina hirurogei mila milioitik gora dira hori

barkatu dion tamaina berean gastatu du kutxa horretatik eta hau da herritarrei ematen dieten babesa hau da partidu popularraren eredua euzko alderdi jeltzaleak babesten duena eta dirudienez

gustura jasotzen duena bere beroan eta gazteak eta zaharrak aipatzean ez dut ahaztu nahi belaunaldien artean behar beharrezkoa den elkartasuna ere euskal langileak gero eta zaharragoak dira gazteak lan merkatuko ateak

administrazioak berak ere badu arazo hau eta ezin dugu ezinikusiarena egin ezin ditugu

euren buruaren kargu egiteaz gain etorkizunik ez duten gazteen kargu egin daitezen eta etxeko zaharrenen zaintza ere euren esku hartu dezaten

eskubidea dute eta administrazioak duintasun hori bermatu egin behar die administrazioak profesionalki eskaini behar die gainera zerbitzu hori hogeita bat mendeko zerbitzu publikoak dira horiek baina horiek ez dira lortzen ez pribatizazioen bidez horiek ez dira lortzen langile publikoen tenporalitate tasak ehuneko ia berrogeian edukiz

eta confebaskeko aurrekontu honekin arazo hauek ez dira gainera desagertuko ezikusiarena egiteagatik eta ostrukaren politikak ez du emaitza onik emango

alderdi sozialistak adibidez eta gobernu honetako sozioak partidu popularrak ere bai ehun eta berrogeita hamabost artikuluak hankaz gora jarri du espainiar estatua autonomiko bat dela zioen mantra gezurra da espainiar estatuan gobernu zentralak erabakitzen du noiz eta zer egin noiz desegin parlamentu autonomiko bat presidente bat kargutik eta noiz kartzelara bidali eta hori onartu eta bultzatzen dutenak egon behar dute agintean euskal herrian

zergatik ez zen eskaera handia hori argitzeko eskatzea euzko alderdi jeltzaleko gobernukideok ez zen ez handia izan ere zalantzak sortzen ditu zalantzak sortzen dizkio edonori zuek hemen egun batean kataluniako parlamentuaren erabakiak errespetatzen eta laguntzen dituzuela esatea ikusteak eta biharamunean korrika eta presaka erabaki horiek zapuztu zapaldu eta birrintzen dituztenen atzetik ibiltzea

zaila da inkoherentzia handia da eta beldur naiz oraingo honetan gertatu den bezala madrilen gauza bat ezin zela akordatu esan eta hemen

hangoa di da batean adostuko ote duzuen orain itsusi egia gertatzen da eta

horiek eusko alderdi jeltzalearen sozioak herri hau eraikitzeko ez batak eta ez besteak ez dute herri honetan sinesten kulturalki edo bai agian baina ez besterik eta sozio hauekin pnv pse pp koalizioak kondenatzen ditu araba bizkaia eta gipuzkoa

goi xamarrean ibilita baina urte askotan goi xamarrean ibili arren

madrilek esate baterako per cápita errentan aurrea hartu digu eta bizi itxaropenean ere bai eta hemen azaldu da hemen bizi itxaropenaren datua eta uste dut bizi itxaropenaren inguruan hitz egiteak

garrantzitsua delako espainiatik eta diferentzia

horrek esan nahiko balu espainiako herritarren bizi baldintzak espainiako herritarren lan baldintzak espainiako herritarren justizia sozial baldintzak hobetu direla

baina gertatu dena da gu ataskatuta geratu garela perlesiak jota baten batek esango lukeen bezala europatik urruntzen ari garela eta espainiara gero eta

bildutik nahi dugu euskal herritarrek guztia erabakitzea beraien inguruan beraien etorkizunean zeresana daukaten gai guztien inguruan

proiektu txarra da herri honentzat eta horregatik kontuan hartuta hau guztia beste aurrekontu batzuk posible direla ere esan nahi dizuegu gobernuko kideok astindu bat behar du herri honek bere esku izan behar du etorkizuna diseinatzeko erabili behar dituen tresna guztiak gure esku izan behar ditugu ez daukagu baimenik eskatzen ibili beharrik ez dugu inoren beldur izan beharrik euskal herria munduan bakar bakarrik defendatzeko gauza da baita ekonomikoki ere

herri gris baten aurrean koloretako herria etsipen eta erresignazioaren aurrean etorkizuna irabazteko borondatea eta gogoa guk uste dugu euskal herriak daukana baino gehiago merezi duela eta zuen mezua berriz beldurrarena da dena galtzeko beldurrarena

eta hori ez da herri honek orain arte

hona iritsiko ez gara desagertu eta ez gara desagertuko presazkoa eta derrigorrezkoa da gure ustez ibilbidea aldatzea eta baita bidelagunak aldatzea

oinarrituko den estatus berri bat nahi badugu gehiengo sozialak nahi eta behar dituen politika publikoak nahi baldin baditugu zerbitzu sozial sendoak nahi baldin baditugu gizarte justuagoa eta demokratikoagoa libreagoa eraiki nahi baldin badugu beste aliantza batzuk behar ditugu urkullu jauna badaude alternatibak

aurrekontuen aurrean badaude beste alternatiba batzuk euskal herria bilduk eskua bi besoak bi eskuak luzatuta dauzka eta

eskaintzez hainbat komentario entzuten baldin baditugu han eta hemen ere gure eskaintza benetakoa eta egiazkoa dela sinestu

egun on guztioi osoko zuzenketaren lehenengo

bi esaldi azaltzen dira eta bat batek honelaxe dio bi mila hemezortziko aurrekontu proiektua ez da ona esaten du

esaldi batek ekimen eta ahalmen nahikorik ez dugu ikusten

kalifikazio bat ez da ona eta ez ditugu behar haina ekimen edo ahalmen ikusten beraz nahikotasuna ere aipatzen da esperantzari leiho bat zabaldu omen diote

gero ikusiko ditugu nola joan diren emendakinak baina iriarte andreak aipatu bezala boto baten faltan egia da negoziazioaren atea zabalik zegoela egon dela hiru taldeei begira hori hala da ondo dakizue gero beste gauza da bakoitzak zer neurketan egiten du eta klaro guk ezin duguna da zergatik hori mesprezatzea izango litzateke

boto bati boto baten balioa eman badakigu bilduren

eta elkarrekin podemosek hamaika eta alderdi popularrak bederatzi eta negoziazio bat planteatzen duzunean esaten duzu badakigu

zein den ganbara honetan batzuen eta besteen lehentasunak nondik nora doazen

zuk ezin duzuna da zure presupuestoa eta aurrekontua desitxuratu proiektu bat aurkezten dugu jaurlaritzak aurkezten du bi taldeen babesten dugu proiektua ezin duguna da emendakinekin

galdu egingo luke bere helburuak ez lituzke lortuko baina ikusi batekoz beste batzuk eta besteek aurkeztutako zuzenketak eta nondik doazen eta horrek ideia bat ematen digu baina

altxatzen duzu esaten duzu irakurketa politiko bat eginez ehun eta berrogeita hamabost artikuluaren aurrekontuak direla

eta gehiegikeriak ez dira onak izaten bizitzan eta politikan ere norberak ere posizioa finkatzeko gehiegikerietan finkatzea

zergatik horrela izango balitz gu boto baten bila gabiltzan bide luze horretan zuk zeuk

zuek hain arduratsuak ikusirik ehun eta berrogeita hamabost artikulu horren aplikazioak

azaldu diguzu zure hitzaldiaren hasiera izan da hain arduratsu jokatu nahiko bazenute

ez dituzue bi abstentzio jarri mahai gainean negoziatu ahal izateko bi abstentzio joko horiek ez dira ezezagunak talde horrentzat bi abstentzio eta tablero guztia aldatu egiten duzue tablero politikoa aldatu egiten duzue

posizio garbia mantentzen duzue ahalbideratzen duzue behintzat presupuestoa esaten diozue jaurlaritzari eta urkulluri lasai

bermatuta dauzkazu hori ez duzue egin zergatik

ez delako egia ez delako egia eta bigarren arrazoia ezin duzuelako

eh bilduk sendotu behar duen diskurtsoa beste bat delako eta propio eta zuzenean oso egoki

gero pprekin hitzarmen bat lotu aurrekontuetako bada ere

oraindik eh bildu nonbait bere kabuz beste

ez da gai politika egiteko eta alde batera eta bestera ba proposamenak luzatzeko ezin da no toca no toca

hori da aurrekontuen aurrebaldintza zuen aldetik aurrekontuen aurrebaldintza baldintza politikoa

bilduk hasiera hasieratik garbi zeukala eta agian joan dan urtean ez igual garbiago eta

sartu dugu debatean batzuk baldintzatu dutelako eta zuei ez zitzaizuen beharbada onartu zitekeen moduan

baina nik ez dut hori hanka sartze propio bat bezala ulertzen negoziazioak horretara eraman zaituelako bilduk bi

baina polita ere hori ere bada erabakiak hartu eta proposamenak luzatzea

bertigoa eta politikan bertigoa ere existitzen da ez dut esango hainbeste heldutasun falta heldutasun falta politikan

neurtzea zaila izaten da bakoitzak izaten ditu bere prozesuak etxe barruan eta etxe kanpoan eta aldamenean baina

akordio bat lortzeko aukerarik ez genuela eta batek esaten du aurre baldintzak betetzen ez badira zertarako hitz egin behar dugu aurrekontuetaz

baino jarrai dezagun argazkia esaten duzue

hori da kritiketako bat nahikotasun falta horretan kontinuistak dira eta guk esaten dugu krisi garaitik honuntza jaurlaritzak

horren lekukotasuna demostratu izan dutenak batetik pertsona pertsona helburu eta bigarrena auzolana

hori gordetzen eta zaintzen eta zuen emendakinak ikusita

baina berrehun eta hogeita bi milioi horiek begiratuta nik ez dut berrikuntzarik ikusten

modelo alternatiborik eta gainera aurkeztu dituzuen zuzenketak desorekatuta daude desorekatuta

kapitulu bat daukazue besteak de varios horren proiekzio presupuestarioa egingo bagenu ahalmenen doblea behar dugu

gero ikusten da non gehitu nahi duzuen enplegu eta industria

aipatu bezala abiadura handiko trenaren gaia dago eta baita ere kasu honetan hegoaldeko trenbide saihesbide horren obra horren kuantifikazioa hortik kendu eta beste obra batzuk edo proiektu batzuk sartu

jakinda ezinezkoa dela hori egitea baina

alderik alde baina goazen gai konkretuetara

egon badago indartu ze egin behar da bikoiztu proposatu daiteke hori posibilitate bat da baina ez da alternatiba da gehitzea zientzia teknologia eta berrikuntzarako hogeita bat milioi zenbat gehitu behar da alternatiba da edo gehitzea da lanbide departamentuan edo arean gizarte politika sozialak hamabost

bi koma lau edo finantza funtsa hogeita zazpi milioikoa edo osasun eta hezkuntzan

eta ez dago ondo egina prebisioa datozen urteetarako eta

hau ariketa hau ondo egin da nik uste dut aurre baldintzak hain sendoak sendoak dira zuen posizioa

hau da aurre baldintza politikoa ehun eta berrogeita hamabost artikuluaren inguruan

eta baita ere bloke soziala edo sindikatuek bere inpronta behintzat azaltzen dute zuen posizioan bi aurre baldintza horiek kontutan edukita aurrekontuen ariketa izan da ilusionismo ariketa bat eta berez ez dauka aldaketa sakonik baina inkoherentzia handiak bat behintzat hala ikusi dugu guk

hala eta guztiz ere esaten dugu eta diskurtsoak

lehentasunak jarri behar ditugula eta ondorioz baliabideak eta nik

osoko emendakinaren inguruan ikusten ditut elementu batzuk etorkizunari begira

bat gatoz jaurlaritza honek arazoei eta erronkei aurre egiten diela zuek esaten duzue ez duela

garbi dago herri honen zerbitzuan azken hamarkada guzti hauetan baino azkeneko lau sei urteak hartu nahi baldin badira jaurlaritza honek herriak dituen

aurre egiten diela saiatzen dela aurrera egiten esaten duzue konformismoan erori garela

konformismoan erori garenik dauzkagun baliabideekin

herri izaera eta nazio izaera ikuspegi horretatik ere aipatzen duzuen horretatik ere egin daitekeen aplikaziorik egokiena egiten ari garela

mejoratu daiteke fijo baietz baina horretarako konprometitu egin behar da bat

hitzartzen saiatu horregatik ikusten dugu garbi eta bat gatoz

zergatik etorkizunari begira esaten denean herri aurreratua eta ikasia nahi dugula ikerketa garapen horretan inbertitu behar dela datozen belaunaldiek eskuartean izan behar dituztela behar bezalako behar adineko tresnak beraien etorkizuna ere bermatu dezaten

ados gaude orduan zergatik ez gara jarri ados guzti hau aurrera atera ahal izateko ezinbesteko tresna den presupuesto batzuk eztabaidatzerakoan

argumentua utzi alde batera ez dauka sinesgarritasunik ez dauka sinesgarritasunik zergatik iriarte edo

talde osoa hori zuek hala ikusiko bazenute apokalipsia zetorrela

bi boto jartzen dira mahai gainean eta zuk jartzen zara plazaren erdi erdian

gol olinpikoa oso gutxi lortzen dute eta zentratu eta buru sartzean norberak oso zaila da inposiblea da sartu egin behar da politikan

sartu alderdi popularrak bere aukera aprobetxatu duela noski noski baina horrek ez du esan nahi ez beraiena noski oso harro sentitzen direlako baino ez gure posizioa ere aldatu

ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikuluaren inguruan ez dute aldatuko eta horren

al tiempo eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna

konpromisoa eskatu didazu egibar jauna eta euskal herria bilduk legealdiaren hasieran aurreko aurrekontuetan aurrekontu hauetan eta berriki herri honi egin dion eskaintza batean konpromisoa

elkarrekin podemosi herri hau beste leku batetara eramateko eta hori badakizu eta zure alderdiko presidenteak bonberoen idea zela esan bazuen ere hemendik bonbero guztiei

bikainagatik eta bitartean baita nire lankideari ere iruditzen zait ez dela

eta badela bide bat elkarrekin jorratu genezakeena herri hau

eta esaten didazu aurrebaldintzak jarri ditugula guk negoziaketa honetan dirudienez euzko alderdi jeltzaleak madrilen jarri dituen igual igualak ze esaten duzue madrilen euzko alderdi jeltzaleak ez dituela onartuko espainiako aurrekontuak

klaro ba ez da oso gauza ezberdina guk hemen egin duguna

ez zela ezer negoziatzen hasteko baldintzarik ematen zuen

kide batekin eta hortik aurrera esango dizudana da beste batzuei eta beste kasu batzuetan eskatu izan diezuela aldatu dezatela malgutu dezatela

hau ez zela aurrekontuetarako baldintza gisara bidea erraztuko zuen zerbait eta hor egon da hari ez zaio inolaz ere erantzun eta erabaki antidemokratiko sakon sakona denik

argudio guztiengatik baita euskal herriari zuzen zuzenean ere hori ez dugu ahaztuko

ikerketa garapenean politika industrialean paradigma energetikoan ez dugu hitz egin paradigma energetikoaz baina uste dut horretan ere lanak baditugula hor egiteko eta

zentzu horretan ere punta puntakoa izan dadin lurraldeen arteko oreka norbaitek lehen

garrantzitsua dela lurraldeen arteko oreka zaintzea politika industrialari

industriak sortzen duena herriari itzultzea bai soldaten bidez eta baita politika fiskal justu baten bidez eta politika

urtebete mahai gainean jarri zuen proposamen bat proposamen

eta orain mahai gainean jartzen diguzuenaren inguruan ba guk gure zalantzak dauzkagu

eta estatuan bi koma lau edo biltzen da barne produktu gordinaren puntu bateko

euro gutxiago biltzen direla sozietate zergaren pisua erdira pasa da gainera azken

biltzen dira zama fiskal osoa langileongan kokatzen da beraz

eta gauza ezberdinak eta bateraezinak esaten ari zarete erreforma honetan inplikatuta zaudetenak eta orduan ondorioztatu daitekeena da norbaitek ez duela egia esaten edo egia guztia esaten edo behintzat gauzak ez dituzuela aklaratzen ez dakigu enpresentzat presio fiskal baxuagoa izango duen horrek esan nahi duen gutxiago ordainduko dutela esaten du azkenean gehiago ordainduko

ari zarete lanean hori ere bada arrazoi argi bat

ez babesa emateko zeren esan dizudan bezala badira hainbat eta hainbat gauza

eman behar zaien bultzada egibar jauna baina ez esadazu esan guk aurrebaldintzak

jarri dituzuen aurrebaldintzak direlako iruditzen zait estrategia dela aldatu behar dena ez dela hainbeste kopuru bat edo beste kopuru bat herri honekin zer egin nahi dugun

nora iritsi nahi dugun herri hau non kokatu nahi dugun dela hain zuzen ere hemen zioa eta horretan asmatu behar dugula eta horretan asmatzeko zaila izango da alderdi popularrarekin eta alderdi sozialistarekin gauzak asko aldatzen ez baditu behintzat

eta denak batera egin genezakeen bide bat jorratzeko nahia erakusten dutela eta guk hori ukatu egiten dugula ez guk ez dugu hori ukatzen guri ukatzen digute bide hori egiteko aukera beste zerbait herri honentzat beste zerbait nahi dugunoi ukatzen digute parlamentu honetako gutxiengoek eta herri honetako gutxiengoek beste bide bat posible izatea

eztabaida guztiak posible baldin badira orduan nik ez nuke

ez daitekeenik akordio global bat egin baina bidea ixten dutenak eta bidea murrizten dutenak dira esaten digutenak gu ez garela espainia baino eta ez gaitezkeela

gaur hemen jorratu diren hainbat puntu datu ehuneko eta gainontzekoekin baina benetan uste dut herri bezala arduratu behar gintuela

ehun herritarretatik hemezortzik uste du

lurrari bira ematen diona azkeneko soziometroaren datu bat da eta honetaz ez da gehiegi hitz egin ez zaio gehiegiko lehentasunik eman gehiago izan da zein gustura dauden herritarrek politika batekin edo bestarekin ba ia

eguzkia dela lurrari bira ematen diona hori da soziometro honetan ateratako datuetatik gehien arduratu nauena iruditzen zaidalako herri hau aukera bat galtzen ari dira hezkuntzan jakiturian zientzian

jende asko da pentsatzen duena eguzkia dela lurrari buelta ematen diona

gorri gorri jarri behar genituzke eta dena daukagun dena daukagun gaitasun guztia egoera hau iraultzeko jarri eta ez hainbeste datu hau edo beste hau puntu bat edo bi puntu hobetuko ote ditugun uste dut estrategiak aldatu behar ditugula

herri hau izango baldin bada munduko herri aurreratuenen pare jartzeko moduko herria nik sinesten dut horrela dela orain baino lehenago ere horrela izan delako baina grabea da

pentsatzea berriz esaten dizuet euskal herria bilduren eskua batzuei

luzatuta dago ez gaurko ez datozen hilabetetarako luzerako luzatuta dago herri honek beste estrategia batzuen bidez beste bide bat egin dezan
eskerrik asko eta egun on eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko

fiskalitatearen inguruko gaia aipatu duzunez

hori aitortzen dut baina garbi dagoena da aurrekalkulu batzuk egon badaudela eta elkarteen gaineko zerga horren aldaketak nahiz eta nominaletan beherapen bat tasatu bi urteetan

berez tipo efektibo bezala izango litzatekeen hori gehituko bada nik uste dut klabea dagoela corcuera andreak aipatu du kenkarietan eta kenkarietan dago aldaketa benetan zerga oinarri negatiboen konpentsazioa murriztu egiten delako

hartzen diren mugak eta horrek erabat aldatzen du kenkarien gaia ondorioak emaitzak ikusiko ditugu

hainbesteko diferentzi daukagunik begiratzen egon gara nafarrekin

bide batez gobernatzen gaude elkarrekin geroa bairen barruan euzko alderdi jeltzalea bildu

eta nonbait han nola erregimen aldaketa bat eman den han fiskalidadean ados gaude diferentzia batzuk badaude ñabardurak badaude baina parekatuko ditugu

parekotasuna egon badago beraz hain ezberdinak ez gara zer gertatzen da ba hemen beste erregimen bat aldatu behar den ala ez baten batek hala pentsatuko du

nafarroan posible dena hemen badirudi hegemoniaren

eta horrek egiten du ba ekimen politikoa hartu beharrean nolabaiteko sasi argudioak

zergatik eh bilduk

soziala politikoa eta dena delakoa ekimenak hartu beharko ditu baita ere parean dagoen horrekin adosteko

eta urizar jaunak ondo daki nire teoria zein den ez dakit noiz zenbat urte barru

eta izango da lehenbizi pnvrekin gobernatu beharko du zergatik dauzkagun helburuak

eta arazoak hain dira guztionak bi alderdi nagusiek behintzat batean gobernatuko ez badute ere hitzarmen estrategiko batzuk beharko dituzte etorkizunari begira eta nik lehen aipatu dituzun kontutaz eta eskaintza horietaz eta tal ez noa ezertxo ere esatera zergatik ondo dakigu eskaintza horiek

gure etxera alegia euzko alderdi jeltzalearen egoitzara horregatik bai pentsatzen dut ba prejuizioak eta aurrebaldintzak

eta zuk aipatzen zenuen ariketa horretan ba ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikulu horren inguruan esaten duzu pnvk atera ixten dio ba ppri madrilen noski

berak dauka beharra berak dauka beharra guk ez diogu ezer oparituko

eta alderdi popularra plaza erdira etorri baldin bada ikusi duelako ba beste inor ez dela sartu eta bosgarren indar parlamentario izanda jarri da plaza erdian

hitz egin ahal izateko zuen aurrebaldintza betetzea hau da sozialistak etxera bidaltzea alderdi popularrari esatea aizu gurekin ez daukazu zer eginik eta gero zurengana joatea sare bat beharko dugu

bi abstentzio bi abstentzio hasiera hasieratik eta negoziazioa baldintzatu hori da politika egitea

jarri eta soinua jo hori da politika egitea bestela gerta dakiguke

lehen atea aipatu duzu atea atea aipatu egin duzu

zuen ateak zuen taldeko bati

gu gaituk igeldoko ferietako tiro pitxoneko

berak esaten zuen zergatik jakinda pum pum pum jendearen aurrean pasako direla eta

joko hau dela berriz ere bueltak egiten ditu eta hori da gure

eta bakarren batek ere eskaño laguna zen batek jakingo du zeinek esaten zuen hori beraz

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaituta bototara jartzen da ea itzultzen den edo ez lege proiektua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

jarraian boto azalpenaren txanda denez euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza